egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eskaintzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on denoi zein da zuen ustez

garrantzitsuena zein da osakidetzak duen gauzarik inportanteena herritar guztioi osasun eskubidea bermatzeko herritarroi kalitatezko osasun arreta eskaintzeko pentsatu duzue ba gure ustez zalantzarik gabe daukan bitartekorik gauzarik garrantzitsuena langileak dira osakidetzako langileak azpiegiturak baino eta azpiegiturak bezain

hoberenak munduko teknologiarik aurreratuenak baina langilerik ez baldin badaukagu ez badaukagu

giza baliabiderik giza baliabide prestatuak formatuak nola eskainiko dugu kalitatezko osasun arreta nola zeren alferrik izango da alferrik izango da munduko azpiegiturarik

politenak eraikitzea hemen osakidetzak behar duena da plantilla egonkor sendo bat eta prestatua

altxorra behin baino gehiagotan legebiltzar honetan mahai gainean jarri duguna hori da herritarrok gure osasunaz zaintzeko osasun arreta kalitatezkoa jasotzeko dugun bermea eta

munduko beste ezer eskatzen eskatzen ari garen bakarra

bueltatzea eskatzen ari garena da osakidetza izan zena orain gaur egun izatea bukatu behar delako

momentu honetan osakidetza dabil errentetatik bizitzen dabil izan zenetik bizitzen oraina eta etorkizuna ahaztuta

osasun sistema publikoak etorkizunik ez izatea eta hori guztia herritarrok ordainduko dugu eta

datuak hor daude eta datu horiek ez gabiltza gu asmatzen badakigu hemen eta askotan

esaten digute fikzioan bizi garela errealitatean ez garela bizi baina hemen egunerokoan eta eguneroko adibideak erakusten digute osakidetzan zer gertatzen

bilakatzen ari da osasun sistema publikoan osakidetza biktima izaten ari da murrizketen biktima eta ez dira garai onak osakidetzarentzat

enplegu suntsitu dira behin behinekotasuna etengabe gora egiten ari da bi mila hamairuan behin behinekotasuna ehuneko hogeia

lan zama gehiago daukatela herritarrak artatzeko denbora gutxiago dutela zerbitzuak murrizten direla itxarote zerrendak gora egiten dutela eta abar

osakidetza murrizketen biktima bilakatu da eta guzti hori herritarrak pairatzen ari gara horregatik berriro ere proposamen bat jarri genuen mahai gainean eta proposamenean eskatzen duguna da

berreskuratzea eta guzti hori egin dadila elkarrizketaren bidez osasun arloko

lanpostu errealak eskatzen duguna da bi mila hamareko egoerara bueltatu daitezela lanpostuen egonkortasuna

generazio arteko erreleboa ziurtatzea bermatzea zahartzea ekiditeko eskatzen duguna da osakidetzako langileak motibatzea beraien konplizitatea bilatzea ze beraiek esfortzatzen ari dira beraiek

murrizketa horiek gainditzeko baina hala ere poliki poliki

ari da eskatzen duguna da aldi baterako kontratazio irizpide egonkorrak zehaztea eta hauen kudeaketarako irizpide gardenak

laburbilduz eskatzen duguna da osasun sailak orain arte eduki duen jokabidea aldebakarrekotasunez jokatzeko izan duen jokabide hori albo batera uztea eta elkarrizketari ekitea egiazko elkarrizketari langileekin eragileekin elkarlanean hori da eskatzen gabiltzana ez gabiltza munduko beste ezer eskatzen eskatzen duguna da azken finean proposamen batzuk ekarri ditugu

hitz egitea eta adostea eta ez da lehenengo aldia izango esaten dudana eta esango dudana baina horrela da

sinestuko dugu edo ez konbentzituak egongo gara edo ez baina errealitateak hori erakusten digu inflexio

osasun sistema publikoak hau da osakidetzak etorkizuna izateko edo ez izateko hau da osasun sailetik gobernu honetatik osasun sistema publikoari etorkizuneko atea itxi edo atea irekitzeko eta

darpón jauna urkulluren gobernuak dauka guk argi daukagu zein ate ireki nahi dugun osakidetzari etorkizunaren atea ireki nahi diogu

esan beharra dago azkenean bakoitzak dituen ñabardurak kontuan izanda eta bakoitzak izan ditzakeen iritziak ere albo batera utzita esfortzu bat egin dugula eta alderdi sozialistarekin

iritsi garela pentsatzen dugulako gai hau lehentasunezkoa dela urgentziazkoa dela eta konponbide bat eman behar zaiola momentu honetan osasun sistema publikoan

herritarrengatik eta herritarrongatik osakidetzaren erabiltzaileongatik orduan gaur bozketan jarriko dugun proposamena ondorengoa da

hausnarketa bat egitea baita gobernua sostengatzen duen taldeari ere eta guztion artean proposamen hau aurrera ateratzea eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkari den roncal andreak dauka hitza

eskerrik asko roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok

hasteko gure taldearen konpromisoa osakidetzan kalitatezko enplegua bermatu

eskaintzarekin erabatekoa izanda bada eta izango da etorkizunean ere bai zentsu horretan gogora ekarri nahiko nuke

gernikako estatutua onartu ondorengo lehenengo legealdian hain zuzen ere euzko alderdi jeltzalearen aitzindaritzapean zegoen eusko jaurlaritzak sortu zuela osakidetza euskal osasun zerbitzua orduz geroztik hogeita hamaika urte pasa dira eta horietatik hogeita lau urtetan euzko alderdi jeltzaleko sailburuen gidaritzapean hazten joan da osakidetza gaur egun ezagutzen dugun

iritsi den arte ezin dugu ahaztu osakidetza enpresa publiko bat dela euskal autonomia erkidegoko enpresarik handiena gainera

lan egiten du bertan eta guk langile horien guztien lana aitortu

beraien profesionaltasun eta konpromisorik gabe ezingo genukeelako izan gaur egun ezagutzen dugun kalitatezko osasun zerbitzua behin baino gehiagotan aipatu dugu

astindu gaituela azken urteotan eta diru baliabideak ere urriagoak direla bestalde gizartea bera aldatzen doa

zahartzaroa luzatuz doa gaixotasun kronikoak ugarituz doaz osasun arreta eskaria hazten ari da

euskal osasun sistema sendo ondo dago gure erkidegoan pertsona guztiak atenditzen jarraitzen dugu herritarren osasunaren adierazleak onak dira

eta gardentasunez informazioa eskuragarri daukagu

ez da gure taldeak asmatutako zerbait bakarrik izan ere azken hilabeteotan argitaratutako hainbat osasun zerbitzuen gaineko txosten eta inkestek horrela berretsi dute

bertan beste datu batzuen artean euskadiko osasungintzaren funtzionamenduari buruzko balorazioa egiteko eskatutako erabiltzaileen ehuneko laurogeik ondo

iruditzen zaiola adierazi zuen jasotako zerbitzuaren balorazioari zenbat puntu emango zioten galdetuta zazpi koma zazpiko puntuazioa

bai horiez gain gobernu zentraleko osasun barometroak

edo autonomia erkidegoan osasun zerbitzuak elkartzeko edo konparatzeko txostenak

oso nota ona ematen diote osakidetzari are gehiago

beraz nahiz eta urkullu lehendakariaren jaurlaritzari egokitu zaion testuinguru ekonomikoa oso latza izan

eta jaurlaritzarentzat lehentasunezko esparrua da horregatik jaurlaritzaren aurrekontu osoaren herena osasun sailarentzako izan da hau da hirurogeitik bat osasun sailera bideratu da bi mila hamalaugarrena urtean

euro bideratu dira egunero osakidetzaren gastua sei milioi euro baino handiagoa da eta bi mila hamabosterako aurrekontuen proiektuan

apustu hori berretsi egiten da beraz guk ez dugu bat egiten esaten dutenekin

azken urteotan hori ezinezkoa da eta osasun sailburuak ere behin jarri zuen adibide bat azaltzeko

hori horrela izango balitz zerbitzuaren kalitateak sekulako galera izango luke eta hori ez da gertatzen osakidetzan

ez da lanposturik amortizatu eta ez da kaleratzerik edo despidorik egon

lan jardunaldia handitu egin dela eta horren eraginez behin behineko kontratazio beharra gutxitu dela baina horrek ez du esan nahi hiru mila lanpostu suntsitu direnik ezta zerbitzuaren kalitatea galdu denik ere langile finkoen ordezkapen orduetan nabarituko da soilik ordezkapen ordu horiek

gutxituko direlako beraz osakidetzan ez da egon inongo lanpostuen erregulaziorako espedienterik zenbaiten ahotan entzun izan dugun moduan

benetako konpromisoa daukatela enplegu publikoarekin zalantzarik ez daukagu

osakidetzako langileen lan baldintzak hobetzen saiatzeko azken urteotako soldata jaitsiera soldaten izozketa

konfiantza osoa daukagu lan baldintzak hobetzeko asmo horretan lanean dihardutela eta horretarako gure taldearen ustez ezinbesteko da ere bai sektoreko mahaian negoziaketei

agerikoa den moduan edo jakin izan dugun moduan osasun arloko sektore mahaian osakidetzako arduradunek hainbat neurri eta ekintza zehatz proposatu dituzte

zentzu horretan urriaren hogeita bian berriro batzartu zen mahaia azkeneko aldiz eta besteak beste aurkeztu zen

publikorako eskaintzak onartzeko asmoa efektiboen berriztapen tasa maximoaren ehunekoa aplikatuta ateratzen diren plazak eta mahaian adostutakoak barne sustapenaren erregimenaren bidez eskaintzeko

bi mila hamabost urterako egiturazko plantilla handitzeko espedientea ere proposatu zuten proposatu eta egin

beti ere bultzatu nahi den zerbitzu eta unitateak aintzat hartzeko

aldi baterako kontratazioari buruzko akordio berriak ere negoziatzeko proposamena mahai gainean jarri dute osakidetzako arduradunek behin eta berriro langileen ordezkariekin negoziatzeko borondate irmoarekin guk argi daukagu

betetzen ari dela osakidetzak eskaintzen duen zerbitzu bat bera ere ez da itxi legealdi honetan ordea zerbitzu gehiago ematen ditu zerbitzuak ireki egin dira

eta hainbat eta hainbat osasun etxe berri ere ireki dira horrez gain egiturazko plantilla mantendu ez ezik handitu egin da

lanpostuak finkatu dira eta ez da inor kaleratu pero es que

ez da inon horrelako eskaintzarik egingo gure erkidegoan eta gauden egoeran egonda ere jaurlaritza lan eskaintza publikoak iragartzen ari da osakidetzan hezkuntzan administrazio orokorrean

benetako ahalegina nolakoa izaten ari den eta azkenik

jokatzen ari dela osasun sailaren konpromisoa erabatekoa dela euskal osasun sistema publiko eta unibertsalaren aldeko hautua benetakoa dela

aurrekontu egitasmoan islatzen da hori zerbitzu publikoak indartzeko aurkeztutako aurrekontuan gizarte politikei lehentasun osoa ematen zaien aurrekontuetan

hitzak eta aurkeztutako erdibidearen inguruan esango nuke lehenengo puntuan aurretik esan dudan moduan ba osakidetza dagoeneko negoziatzen ari dela

behin eta berriro eta proposamen zehatzak mahai gainean jarri dituela enplegu publikorako eskaintzak iragarri ditu beti ere legeak

inguruan esango nuke osakidetzan egin behar diren ordezkapenak egiten direla hirugarrenari buruz enplegu plana egiten ari da aurreko kontrol plenoan ere erkoreka sailburuk azaldu zuen batzorde tekniko bat osatuta dagoela eta horrek lanean diharduela

horretaz gain mahai sektorialean bertan aurkeztu zen osakidetzan bereziki giza baliabideak kudeatzeko plana eta hor ere bai hirugarren puntuan aipatzen diren kontu horiek lantzen dira jorratzen dira laugarren puntuari dagokionean hogeita hamabost orduko lanordua

ez den puntu horrek esaten duenari lotuta

lege hori garatzen duen akordioak langileen ordezkariekin izenpetutako

izan behar dira urtean eta guk uste dugu hori betetzen ari dela jaurlaritza nahiz eta

gai gogor horiek guztiak jorratzeko eta beraz honek guztiak esanda ba uste dugu

gure osoko zuzenketa eta hori babestuko dugula eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz ubera andrea zurea da hitza

erori eta saiatu gaitezke errealitatea mozorrotzen baina eguneroko errealitateak beste argazki bat erakusten digu guk hemen eztabaidatu genezake eta etengabe aritu genezake

langileen baldintzak egokiak dira ez dira egokiak herritarrei ongi artatzen zaie ez zaie artatzen baina errealitatea da eta adibide bat jarriko dut orain dela hamabost egun

egunerokoak laurogei urteko emakume bat aldaka apurtu zuen mokorra apurtu zuen urgentzietara eraman zuten bi

urgentzietako boxean laurogei urteko emakume batek ospitalizatu gabe eta ingresatu gabe ostiralean ospitalizatu zuten eta noski

ez da operaziorik egiten astelehena arte itxaron behar izan zuen

eta horrelakoak egunero ditugu agian kontrastatzeko zuek eta hemen beste batzuk jartzen dugun errealitatea egin behar duguna da legebiltzarkideon artean eta gobernu kideen artean batzordeak sortu

osakidetzako zentro guztietatik ez bakarrik ospitaleetatik lehen arretako zentroetatik eta beste hainbat tokietatik etengabe pasatu aztertu kontrolatueta ikusi zein den errealitatea hor ikusiko dugu egunerokoan

etengabe ospitaleetaz ari zarete hitz egiten eta guk ez dugu behar

zer gertatzen ari da gernikan gernika erdi hutsik dago anbulategi handi bat besterik ez da

aste honetan jaso dugu plan funtzionala zer gertatu behar da lau solairu bat hutsik geratuko da beste bat eibarren dauden beste zentroak

erabiliko da zerbitzu berriak kokatzeko zer gertatuko den urdulizekin ez dakigu hori da errealitatea

eta ez dira gure datuak da osakidetzak egindako auditoria batek ematen dituen datuak bi mila hamairuan ebentual eta

gutxiago ordaindu zituen kontratatu zituen osakidetzak hori da errealitatea baina noski oso ondo egiten dugu eta artista batzuk zarete mozorrotzen eta murrizketak ondo makilatzen zeren badirudi oso eroso zaudetela ppk eta rajoyk madrilen ezartzen dituzten

neurriekin eta ikusten duguna da nahi denean borondatea egoten dela akordioetara iristeko

horregatik gaur ez dit balio madrilera begiratzea ez dit balio ertzaintzaren opean gertatu dena akordio bat egon da

eta ondorengo aurrekontuetan jasotako irizpideak gainditu dira akordio politiko baten bidez beraz horrek bakarrik guri erakusten diguna hemen ppren murrizketekin

eroso daudela eta borondate politiko kontua dela

azalduko dizkizue hemen barrio jauna bakoitzak bere papera dauka guk

baina gobernua geldirik badago alde bakarrekotasunez erabakiak hartzen

ez gure beharra da gobernuari bultza egitea

eta nolabait gobernuari eskatzea elkartu sindikatuekin eragileekin

irizpide batzuk mahai gainean jarri eta guk ez dugu inolako inposiziorik edo konkrezio

norabide horretan hitz egiteko negoziatzeko adosteko eta gainera

jaitsi du pentsatzen dugulako gai honek merezi duela eta guztiok hemen esfortzu bat egin beharko genukeela herritarron osasun eskubidea bermatzeko

nahikoa da etengabe osasun arloko profesionalei esker oneko hitzak ematea

hemendik gobernutik jaurlaritzatik helarazi baliabideak bitartekoak bere lana ahalik eta hobekien egoteko hori besterik ez dute eskatzen eta gure betebeharra hori da

oso gutxi balio dute oso politak geratzen dira

aukera paregabea daukagu egoera honi buelta bat emateko eta benetan elkarrizketari ekiteko eta alde bakarrekotasun jokabide hori

aipatu duen gaiaren inguruan azalpenak barrio jaunak hobeto emango dizkio

mistoa ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

eskerrik asko roncal andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehenengo eta behin berriro esan behar dut
hau ez dela autokonplazentzia kontua edo paralisiaren kontua baizik eta

osakidetzako arduradunek jarri dituztela hainbat eta hainbat neurri zehatz osasun arloko mahai sektorean horien artean

beraz proposamen zehatzak baina kontuan izanda

bermatu behar dela eta existitzen direla muga batzuk errespetatu behar direnak izan ere bestela dagoen arriskua da ba errekurtsoa jartzearena eta

espektatibak lanpostu batera iritsi nahi duten pertsonei espektatiba batzuk sortu eta gero

inpugnatua izan dadila milaka eta milaka pertsonak

eta gero oraindik ez dakigu espainiako gobernuak errekurtsoa kendu duen ala ez gauza bat esan eta bestea egin beraz

eta horren araberako proposamen zehatzak egokiak direla kasu honetarako eta horren harira behin baino gehiagotan aipatu izan da hemen ez dela egongo arazorik baimena ematen bada edo erreposizio tasa

epe hori ere bai handitzeko beraz ez da aitzaki bat esan dizudan moduan ertzaintzan gertatu da eta gauza erreala da benetan pasatzen da

bestalde betikoa hemen zure taldekide batek egin zuen txantxa antzeko bat beti

zuek hitzetatik ekintzetara pasatzen zareten lekua eta hemen ere bai egin genuen galdera bat ea gipuzkoako foru aldundiak zenbat epe egin diren azkenengo bi urteetan bi mila hamairuan eta bi mila hamalauan eta urriaren bateko erantzuna da ez dela batik egin ez dela bat

horrek zerbait esan nahi du eta behin eta berriro galdera berdina zergatik pentsatu beharko genuke
zuek jaurlaritzan erantzukizuna izango bazenute isiltasuna mesedez
egingo liratekeela hori erantzun ofiziala da ez da

izan ere nik ulertzen dut hona errealitatea esan

baina ekarri datuak azterlanak zerbait gehiago ez geratu txutxu

gaizki artatutakoak baina milaka eta milaka gehiago dira benetan ondo artatutakoak

osakidetzak ematen duen kalitatea asistentzian beraz uste dugu

aski dela eta badela garaia datu serioak ekarri kontrastatutako datuak azterlanak edo behintzat oinarri sendo bat

bi mila hamaikatik hona osakidetzan pertsonalean gastua ez dela gutxitu ez da txikiagotu eta hori adierazle

eta esan dugun moduan osakidetzako egiturazko plantilla handitu egin da horrek ere

eta egia da roncal andreak esan duen moduan ba beno por incremento de la jornada laboral pues al final

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu
eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emaitzen erantzuna bale

hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

itzultzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sozialistak itxaso jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

alderdi sozialistak aurkeztutako proposamena irakurri nuenean pentsatu nuen zalantzarik gabe egiten zen proposamena

baina faltan bota nuen ezinbestekoa den aipamen bat eta horregatik gehitzeko zuzenketa bat egin genion zuzenketak hau dio eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio administrazio orokorrean sozietate publikoetan langileak kontratatzeko erabili beharreko prozedurak zaindu ditzala berdintasun meritu gaitasun eta publizitate printzipioak bermatuz ezinbestekoa langileak kontratatzerakoan administrazio publikoan eta sozietate publikoetan ezarritako prozedurak zaintzea betetzea eta bermatzea langileak kontratatzeko prozesu guztietan gardentasuna eta berdintasuna bermatzea eta hau beti ez da horrela izaten horren lekuko sektore eta esparru desberdinetan behin baino gehiagotan

arazoak irregulartasunak errekurtsoak sententziak praktika desegokiak eta abar luze bat txapuza

une bakoitzean arduradun desberdinak egonda ere ez da zuzen jokatzen eta hori hemen gauden guztiok badakigu horregatik uste dugu oso garrantzitsua zela uste genuen eta jarraitzen dugu horrela pentsatzen

gardentasuna eta berme guztiak ziurtatzen eta ziurtatu behar direla horrelako proposamen batean txertatzea itxaso jaunak aurkeztutako

arrazoitzeko kasu zehatz bat aipatzen du enpresa zehatz batean eta gaur hemen ere gaia azaltzerakoan horrela hain zuzen euskotrenen gertatutako edo ematen den egoera bati buruz ari da hitz egiten

hortik behintzat hitz egiterakoan ihes egin nahi dugu badakigulako hainbat tokietan lehen esan bezala arazo ugari egon direla

beti enpresa publikoetan ez dela zuzen jokatu egiten den proposamenean langileen eskubideak defendatu nahi dira eta hori ondo dago nola ez esaten da gizarte jurisdikzioak sententziaren bidez

bere lanpostura aurretik zituen baldintzetan itzultzeko eskubidea bermatu behar zaiola ados gaude baina ez da nahikoa hori bakarrik esatea orokorrean hitz egin behar da ez bakarrik kasu zehatz

administrazio publikoetan eta sozietate publikoetan hasieratik sarrera bermatu behar da baldintza egokietan eta gardentasunez egiten dela eta noski planteatzen den proposamenean eta baita ere

edo erdibidekoan agertzen dena noski bete behar dela baina lehen esan dudan bezala zati bat bakarrik aipatzea ez da nahikoa guretzat lehen aipatu dudan

eta jakin badakigu euskotrenen ere egondako kontratazio batzuk ez direla hain inpekableak izan hain gardenak beste enpresa publiko askotan bezala horregatik iruditzen zaigu aurrera begira eta gardentasunez

hauek bide zuzenetik eramateko sarreran ipini behar dela

ziurtatu behar dela sarrerako prozedurak nolabait ziurtatzen direla bere osotasunean egiten direla horrela izanda hori sententzia bidez langileek lehen esan dudan bezala eskubideak aitortzea itzultzeko beraien

eta justua da langileek ez dute ordaindu behar arduradunak gaizki egindakoa hori ere nik behintzat ez dut inolako zalantzarik baina beste gauza batzuetan bezala hemen ere gai hauetan gaia

horrelako kasu bat eta asko dago administrazio publikoetan eta sozietate publikoetan kontratazio esparruan

erdibidekoa aurkeztu duzue argi dago zergatik ez den egon nolabaiteko interesik gurekin adosteko

inportantea zen garrantzitsua zen eta da aipatzea nola bermatu behar diren

enpresa publikoetan kontratazioak eta noski ondoren bat gatoz sententziak daudenean bete behar direla baina lehendabiziko zati hori

jakingo du zergatik egiten duen hori eta gainera planteatutako erdibidekoan ez da aipatzen ezer sarrerari buruz eta

kezkatzen gaituen punturen bat ere badago aipatuko dut azken paragrafoa ez dugu ulertzen zer esan nahi duen

nola erabakitzen den zeinek erabakitzen duen bakarrik langileen ordezkariei informazioa emango zaie ez dugu ulertzen zertaz ari den hitz egiten

erantzun zehatz bat emateko beharrei erantzuten diola eta ez orokortasunean prozedurak eta hemendik aurrerako egin beharreko guztia gardentasuneko

prozedurak zehazteko bidean ipintzea proposamena hori dela eta aurreratzen dut guk ez dugu horren alde bozkatuko abstentzioa izango da gure botoa eta uste dugu gai hauek bere orokortasunean tratatu behar direla

arabera garrantzitsuak dira zeren denok dakigu zenbat errekurtso zenbat sententzia zenbat epai dauden

inguruan esparru publikoan eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

hasteko ezagutu barik zehatz mehatz itxaso jaunak adierazi edo hemen kontatu duen

kasu konkretu hori eta ezagutu gabe ere bai beste zenbat erakundeetan edo beste aurreko legealdietan antzeko kasuak egon diren guk azkenean ekimen honen

zerbait positiboa ateratzea eta langileen lan baldintzen onerako

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

hor dago arazo nagusia eta horretaz

hemen esan den bezala ez duzue interesik hitz egiteko ikusi da nola joan den eztabaida guztia eta zertaz eta zertan oinarritu den

sarreraz hitz egin kontratazioak egiteko moduari hitz egin baizik eta gero arazoak suertatzen direnean horiek nola konponduko diren horretaz hitz egin duzue hasieratik esan dudan bezala

konpontzeko proposamena egitea ez da ona ez da zuzena gure ikuspuntutik gaiak beste trataera bat uste dugu

hitz egin dezakegu baita ere euskotrenen lehen esan dudan bezala nola egin ohi diren kontratazioak eta gaur hemen onartuko dena

nola egiten diren kasu batzuetan kontratazioak eta gero zer gertatzen den

hitzarmenetik kanpo egiten diren kontratazio guztiekin dauden langileekin hainbat urteetan gobernuan daudenean daudenak kasu batzuetan ondoren

sententziak eta abar eta abar horrelako gauzak gaur hemen onartuko dena horrelako egoerei ere erantzuten die eta guk ez dugu uste hori bide zuzena dela horregatik berresten dugu gure

kontratazioan dagoela arazoa eta administrazioak hor ipini beharko lukeela indarra bereziki ziurtatu behar duelako berari

hori ziurtatzea gardentasunez eta berdintasunez egiten direla eta bermatzen duela horrela egiten direla kontratuak

lehen esan dudana errepikatuko dut hori administrazioak ziurtatu behar du eta noski gero praktikan sententziak daudenean administrazioak ere gaizki jokatzen duela eta langileek beraien eskubideak defendatzeko

sententzia horiek administrazioak bete egin behar ditu ere baina gure arazo nagusia administrazio publikoaren arazo nagusia dago kontratazioan eta

kontrolatzean eta hori da gure iritzia eta horregatik errepikatzen dut guk ez dugu babestuko planteatu duzuena

mistoa maneirok ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkariak orbegozo jaunak ez du hitzik hartu behar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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hiru bai hamar ez hogeita bat abstentzio ondorioz

oraingo babes sistema berrikusteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

lópez de munain jauna

erretiratu esan dituzunak mesedez esaten dizut erretiratu esan duzuna

beharbada ez zaigu gustatzen hemen esaten dena baina behintzat errespetoa jarraitu bai

zuzenketarik aurkeztu ez dute taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

ez du hitzik hartu behar erantzunen txanda maroto jauna

mistoa maneiro jauna zurea da hitza yo creo que no merece la pena

eztabaida amaituta botoetara

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar bai hirurogeita hiru ez ondorioz

onartuta geratu gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hipotekarako mailegu kontratuei eta exekuzio

aldatu beharrari buruz eta etxegabetzeen aurka etengabe borrokatzeko batzorde berezia sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko